egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot gai zerrendarekin ekin aurretik gogoratzen dizuet hogeita hamabost jaun andreek botoa eskuordetu dutela gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasun batzordearen irizpena

euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko hautagaien bateragarritasun egoeraren gainean eginda irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

izendatzea batzordeko kideren batek irizpenaren alde hitz egin nahi du besterik gabe bateraezintasun batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hogeita hemeretzi eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto alde bat abstentzio beraz onartuta geratu da irizpena

ekingo diogu talde parlamentarioek esku hartzeko txanda bat zabalduko dugu ganberaren erregelamenduko berrehun eta hogeita hamalau puntu sei artikuluak jarritakoari jarraituz talderen baten hitza hartu nahi du zerbait esateko

erregelamenduko laurogeita hamasei puntu hirub artikuluak dioenari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere hautagai alternatiborik ez dagoela kontuan izanik

izendapena bozketarik gabe egitea legebiltzarkideren batek ba al du horretarako

onartzen da eta horrenbestez honako hauek izango dira izendatutakoak emakunde emakumearen euskal erakundearen zuzendaritza kontseiluko kideak

olaia duarte lópez onintze amezaga bilbao

popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza laguntzaren bi mila hogeiko programa aldatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldeak dauka hitza barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

akordioarekin bat egitea uste dugulako akordio on bat dela egia da oraintxe bertan ezagutu dugula eta aztertu beharko dugula baina orokorrean gure lehenengo inpresioa da positiboa

posible izango zela akordio batera heltzea dena dela nire hitzartzearen amaieran argipen bat eskatuko dut gure bozkaren sentidua definitu baino lehen

baina ez da makalagoa maila ekonomikoan sortu duen egoera

ezberdina izan dela enfokea eta markoa ezberdina izan dela gobernuek oraingoan bai hartu dute bere gain

liberalismoaren eta eskuinaren paradigma alde batera alboratuta konturatu dira gobernuen garaia zela estatuen garaia zela politika publikoen

erantzun diote egingo dut hemen inziso bat aipatzeko krisian orokorrean bai

salbatu gaituztenak izan direla gobernuak izan direla funtzionarioak izan direla zerbitzu publikoak eta izan direla askotan errekonozimendu publiko sozial eta ekonomiko gutxiko

zaintzaileak supermerkatuko langileak hau da publikoa eta kolektiboa izan da salbatu gaituena eta nik uste dut hori badela krisi honetatik ateratako eta ikasgai inportante bat eta gogoratzen dut laguntza publikoen papera hain garrantzitsua izanda laguntza publiko horiek ordaintzeko zergak etortzen direnean jendeak ulertu behar duela zertarako diren zergak

salbatzeko dira zergak gure ekonomia salbatzeko dira zergak beraz laguntza publikoen eta interbentzio publikoen aldeko garenok eta kasu honetan uste dut guztiok bagarela onartu behar dugu gero politika fiskal egokiak

horri aurre egiteko paradigma aldaketa bi mila zortziko krisiaren kudeaketarekin konparatuta zorraren totema alboratu dela zor publikoa eta defizit publikoa totema alboratu egin direla eta gobernuek ulertu dute bere momentua zela eta beraien erantzunik gabe etorkizunik gobernuek krisi honi hiru eskema edo hiru mekanismo motekin erantzun diote batez ere eta beste laguntza batzuetatik aparte

beste herrialdeetan ere existitzen direnak bere izen eta tipologia propioarekin bigarren tresna izan da erreskate funtsak eta pasa den astean hitz egiten genuen alemaniako ehun mila milioiaz

funtsetarako eta hirugarren lerro oso inportantea izan da

erraztasunak babes publikoarekin emandakoak estatu espainolak mahai gainean jarri du tramo ezberdinetan icok bultzatutako edo kaleratutako ehun mila milioi euro frantziak hirurehun

erresuma batuak hirurehun eta hogeita hamar mila milioi euro eta alemania nola ez kantitaterik handiena

barne produktu gordinari dagokionez bada ere alemania soilik kantitate asuntoetan baina esfortzu erlatiboan ere kantitaterik handiena mahai gainean jarri duena bere barne produktu gordinaren ehuneko hamaseia estatu espainoleko

gehitu dira gero beste funtsa batzuk erreskate funtsa eta inbertsioak babestekoak eta abar baina

dimentsioa eta errepikatzen dugu enpresek beharrak dauzkatenean hor egon behar dira gobernuak baina

eta epe laburrean zorra eta defizit albo batera gelditu badira epe ertain eta luzera prestatu beharko ditugula proposamen fiskalak egindako gastuak sostengatzeko estatu espainolak esaten genuen moduan martxoaren hamazazpian ehun mila milioiko funtsa abalen zera lerroak iragarri zituen eta gero ba hilabetero joan da

ezberdinak aktibatzen ico institutuaren bidez eta lau zati ezberdinetan

lehenengo antzeko sistema planteatu zen bostehun milioi elkargiren bidez

helburua zeukan financiación de circulante delakoa maiatzaren hemeretzian eta ikusita kantitatea motz gelditu zela beste bostehun milioi iragarri ziren eta gainera erreserba bat egin zen mailegu hauetatik langile autonomoentzat ehun eta berrogeita hamar milioikoa baldintza malguak ziren jaurlaritzak

kostearen zati bat asumitzen zuen eta gure ustez neurri egokia izan zen eta beraz

eskaintza gainditzen zuela ikusita eskatu genuen zabaltzea eta gaur berriro ere aprobetxatuko dugu legez besteko hau ba zabalpen hori eskatzeko

zortziehun milioi banatuta zeudela dagoeneko

hauen bidez gehienak kuantitatiboki zerbitzutik eta ostalaritzatik eskatu zirenak baina kantitate handiena industriara joan zen nahiz eta mailegu gutxiago eskatu

gure ustez neurri hau ondo egon da eta neurriak funtzionatu egin du eta orain gure asmoa bazen ppk aurkeztutako legez besteko proposamen harira proposamena edo jatorrizko planteamendua pixka bat hobetzeko eta bueno ba hainbat aldaketak

ekarpen bat egitea jatorrizko legez bestekoa irakurri genuenean

planteamenduak egin dira luzatu da ordaintzeko epea gabealdi epea ere luzatu egin da eta gure ustez hori egokia zen baina okurritu zitzaigun

analisia baiezkoa bozkatzea zuzenketa propio aurkeztu gabe izan bazen ere gero pentsatu genuen pare bat ñabardura

gardentasunari dagokiona eta egia da horrelako balantze bat eta horrelako informazioa eskatu daitekeela eskaera parlamentario ohiko baten bidez baina uste genuen bueno motu propio gobernuak

programa bat amaitzen duenean edo programa bat heltzen denean inflexio puntu bat eta berritzen denean ezinbestekoa delako balantze bat egitea eta jakitea nola funtzionatu duen ze sektoreak izan dira

badakigu hori eskatu daiteke informazio eskaeraren formatuarekin baina uste genuen ere inportantea zela gobernuari eskatzea zuzenean taldeei bidaltzea

gobernuak bigarren dekretu batean bostehun milioi gehiago gehitu zituenean elkargiren finantziazio lerroan aipatu zuela ere eta aldatu zuen artikulua hamargarrena artikulua puntu bat sartzeko

iraunkorra ematea eta beraz gu ere gardentasun berbera eskatzen dugu gizarte osoari begira

programa luzatzea edo programa berri bat egitea bi mila hogeita baterako ez dakit beharrak hor jarraitzen dutelako niri burura hau prestatzen ari nintzenean burura etorri zait

lagunak hasi zirenean memeak bidaltzen ba gabonetako musukoak eta iragartzen ez ba apirilean esaten zena bueno ematen zuen nahiko ezkorra zela pentsatzea

genituela edo elur malutekin baina gabonak heldu dira eta

baldintza hauetan eta horrek esan nahi duena da inolako zalantzarik gabe hau luzatu dela espero genuena baino gehiago eta beraz erantzuna eta sostengu tresnak ere luzatu egin behar direla guk bostehun milioi planteatzen genituen ez dakigu

baliabideekin eta uste dugu hobe dela goitik jotzea azken finean hau ez delako dirua mahai gainean jartzea

abalak dira eta beraz kantitate oso potoloak diren arren gero

ikuspuntu presupuestario batetik askoz manejableagoak dira eta pentsatzen genuen hori

eta gero nire zalantza eta eskatzen dut hurrengo interbentzioetan ba mozioa edo erdibidekoa adostu duten

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi alderdi popularrak aurkeztu duen ekimen honekin bat gatoz bai fundamentuarekin eta bai ekimen osoarekin argi dago gure enpresek finantzaketa behar dutela egoera honi aurre egiteko eta hare eta gehiago erremintak eduki behar dute

aurrera eramateko orduan horrekin bat eginez gobernuak ere bere erantzukizunari

horregatik egin dugu bai esfortzua ba osoko emendakina presentatzen baina baita ere ahalegina

ailegatzeko garrantzitsua zen akordio batetara ailegatzea eta ere zorionez entzun ditut casanova jaunaren

norabide berberean gaudela eta hori ere oso positiboa dela deritzot el fondo

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi vaya por delante y como primera reflexión

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoaren txanda martínez andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea

soto jauna erantzunen txandara pasako gara euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria bertatik sí muchas gracias presidenta

eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna bertatik bai

bai eskerrik asko mahaiburu andrea batik bat eta laburrean talde guztiei eskertzeko aldeko

sozialistatik aipamen bat egin genuen beharrezkoa zelako momentu horretan akordio zabaletara ailegatzea

eskerrik asko guztioi eta hau berriro ere beste egun batzuetan beste momentu batzuetan nahiz eta gure

errepikatzen den eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea bueno eskerrak emotea eta han aurrez ikusten zaitut eta

babestuko duzuen talde guztiei zuen jarreragatik eta

denon artean lortuko dugu hori da beti esaten dugun adibidea eta horretarako hemen ekarri dugun programa berria bi mila hogeita baterako

eskerrik asko berrojalbiz andrea martínez andreak ez du hitzik hartuko elkarrekin podemos ezker anitzak bertatik zurea da hitza

soto jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldeek euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

alde beraz aho batez onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua shesaren ibilbidearen errentagarritasun falta eta etorkizunaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda otero jauna

guztioi esaten zidan aguirre jaunak eajko bankadatik azkenekoz mozio bat izan genuenean

honen inguruko beste ekimen antzeko oso antzeko ekarri ditudalako

ea ze badaude nik uste dut nobedade batzuk aste honetan bertan oso zalapartatsuak izan direnak eta eztabaida honetan bete betean sartzen direnak eta saiatuko naiz eta jarraituko dut saiatzen gai honekin ze badaukat sentsazioa noizbait noizbait frackingarekin gertatu zen bezala ba eaj bere zalditik erortzea eta

onera eramatera aspaldian egin behar zuen bezala

ari garenean ze larrialdi klimatiko egoeran gaude hemen onartua aurreko jaurlaritzak ere onartua eta honek behartzen gaituela eta mundu

kontsumitzera eta gure egoera euskal herriko egoera konkretuki araba bizkaia eta gipuzkoako egoera bereziki dramatikoa da ze gure berriztagarrien

ez baita eta hori azken hamarkada osoan bere horretan egon da eta zerikusi pixka bat izango du o hamarkada honetan ba gobernu desberdinek nora bideratu dituen inbertsio

bat izan du logikoa den bezala ze azkenean ze energia kontsumitzen dugun horrelako

izaten ditugu eta hamarkada osoan ez da egon apenas edo ia aurrerapenik aldaketa klimatikoaren inguruko borrokan ezta

urte eta guztiok dakigu europak bere buruari jarri dizkiola dagoeneko oso helburu anbiziosoak ehuneko hirurogeiaren jaitsiera mila bederatziehun eta laurogeita hamarreko datuekin beraz egiteko daukagun lana izugarria da aparta da eta bueno hidrocarburos de euskadin eta viuran eta armentia bigarren putzuetan sartu aurretik pare bat kontu ze iruditzen zait eajk eztabaida hau gasaren eztabaida ekartzen duenean beti tranpa pare bat edo galdera oker pare bat behintzat ekartzen dituela ezta eta esaten zaigu eta nik uste dut grajales jauna zuk ere berriro esango duzula

erregaiak behar ditugula ze azkenean guztion aspirazioa eta horretan guztiok ados gaude ehuneko ehun berriztagarria den eredu energetiko batetara joan behar dugu ba gaur egun

nolabait ere bide hori trantsizio baten bitartez egin behar dela

gasa bide horretan egongo dela nik esaten dut baita ere gasa bide horretan egongo dela

eta bidearen parte batean gutxienez energia nuklearra ere bidean egongo da eta inkluso ikatza ere ze gure

ikatzik gabe ba espainiako sistematik ikatzez bidez etortzen den energia ere sartzen baitzaigu beraz

ez du zertan esan nahi gasa bultzatu eta gasaren atzetik ibili behar dugula

nik uste dut oso ondo bereiztu beharko genituzkeela kontu horiek eta gero beste alde batetik

aspaldidanik hamarkada osoan esaten aritu zarete eta hidrocarburos de euskadi esaten aritu da jakin behar dela ea

ea hidrokarburoak badauden ea hori dela kontua jakitea ea badauden

misterioa azalduko dizuet eta nik uste dut ea behin betiko konponduta gelditzen den kontua badaude

ea errentagarria den eta ea ez dakit zenbat urteetarako kontsumoa asetzeko moduko gasik badagoen edo petroliorik badagoen edo hidrokarburorik badagoen eta nik uste dut

berrehun eta berrogeita hamasei putzu horiek egin izanak erakusten digula ez dagoela modurik ez dela egon azken ehun urteetan modurik modu errentagarrian gasa edo petrolioa ateratzeko proiekturik eta dagoeneko amaitu dela denbora dirua proiektu ez errentagarrietara

energia berriztagarrietan horrenbesteko beharra dugun momentu batean beraz galdera ez litzateke izango ea gasa erabiliko dugun

eta galdera ez litzateke izango ea gasik badagoen arro eusko kantauriarrean baizik

berriztagarriak hain beharrezkoak diren eta apustua eta galdera izan beharko luke ea

nuklearraren ikatzaren eta gasaren kontsumoa nola jaisten dugun

eta hortik agian akordio batzuetara iritsi gintezke baina ez ez sektore publikotik

lortuko aurreko interpelazioan azaldu nuen pixka bat

bete ditu martxan zenetik eta bere ibilbidea oso eskasa izan da ez du arrakastarik izan inon eta saiakerak bere baitan edo beste sozio batzuekin asko izan dira eta abentura guztiak porrotean amaitu dute

azkeneko hamar urteetan aurrekontu publikoei laurogei milioi eurotik gorako zuloa

de euskadik eta ustez errentagarria zen proiektu bakarrean viura proiektuan errioxan zenbakiak

erakutsi digute nola ez dagoen errentagarritasunik nola ez dagoen etekinik eta dagoeneko berrogeita hamar milioi euro sartu ditugun eta

erdia ere ez dugun berreskuratu eta orain azkeneko erantzunetan esan zaigu berriro ere ba datorren urterako beste zazpi milioi euroko inbertsioa beharko luketela eta orain armentia bigarren putzuarekin ba beste zazpi zortzi

hamarren bueltan beraz berriro ere hamabost hogei milioi euroko aurrekontuetara joan ginateke edo aurrekontuetatik hidrocarburos de euskadiri

beraz iruditzen zait momentua iritsi dela honi ezezko borobil bat emateko viurari buruz nahi baduzue gero gehiago hitz egin dezakegu baina bueno shesa ere deitua daukagu batzordera eta beraiekin

baina nik uste dut oso argi dagoela eta hau grafikan aurrekoan erakutsi nuen nola ustez errentagarria zen proiektu baten azken bi putzuak ekoizpena oso kaskarra izan den eta ekoizpenaren momentu edo gailurrean nola iragarri ziguten bider lau izango zela bi mila hogeian eta espektatiben ehuneko gaude eta gainera ez hori bakarrik baizik erantzunak ematen dizkigutenean es que la cosa se pone

nik uste dut ja honek ba ile hartze puntu bat ere baduela eta iritsi dela ordua

bera gelditzeko diru fluxu publikoa eteteko

amaitu dela esateko behingoz ezta beraz hori daukagu

kontuetan nik interpelazioa eta abar honen inguruan egin nituen eta azken egunetan berriro ere armentia bigarren gasteizen egin nahi den putzuaren inguruko eztabaida eta zalaparta etorri da

eskatu duelako udal lizentzia nik defendatzen dut eta

arrazoi sozialak nik uste dut ebidenteak direla gasteizen ez dago lizentzia sozialik putzu hori egiteko eta lizentzia sozial hori ere instituzio udal instituziora eramaten baldin badugu ba gehiengoen jokoan ere ez dago inondik inora

eta gero badaude ere eta nik uste dut eztabaida honek ba guztia argitu beharko lukeela eta daude arrazoi urbanistiko batzuk daude arrazoi urbanistiko batzuk esaten dutenak putzua ezin dela egin eta hori

esaten du gasteizko udalak hemen daukat txostena dos mil dieciséis

ze nik uste dut hemen zuek gauza asko dituzuela azaltzeko baina espainian aldaketa klimatikoaren legea izapidetzen ari zarete eta bertan

debekua ezartzen ari zarete eta hori da zuen posizio politikoa guk ezin dugu ulertu eta legean ez bakarrik hori proposatu duzue

eta hori jarrita dago legean eta ez da guk ez dugu onartzen

gasen bultzatzaileen planek modu akritikoan jarraitzeko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

pariseko hitzarmena sinatu zenetik garai hartan

batez ere bereziki gazte jendea gazte jendeak ikusten duena

gure klima eta gure planeta arrisku larrian dagoela eta agintariek ez diotela behar bezalako kasurik egiten eta bost urte pasatu eta gero esan daiteke euskadin ezer gutxi aldatu dela

jakin genuen sociedad de hidrocarburos de euskadi shesak ba atera duela kontratu berri bat

inguru euroduna gas putzuen miaketa eta produkzioari buruzko aholkularitza lanak egiteko hala bost urte beranduago hitzarmena onartu zenetik subijanan gas putzuak egiteko proiektua bizirik dago bost urte beranduago

zerga kendu egin zaio eta bost urte beranduago next generation funts europarrak eman nahi zaizkio berotegi efektu gasak isuriko dituen erregai sintetiko bat egiteko enpresa bati

andrea euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

ze azken lau urteotan batzordeetan egindakoa kontuan eduki gabe osoko bilkura honetan gai honen inguruan

eta gehienetan gainera abenduan ematen du eh bilduren kalendario finkoan abenduan frakinga gasa tokatzen dela unean uneko periodikoan agertzen denaren unean uneko berriaren arabera

gai honen harira eta bai otero jaunak ba ni neuk hona ekarri ditugu catón zaharra

baina hala ere berak

lau urtetan biak saiatu gara bestea konbentzitzen eta ez batak ez besteak

gure xedea lortu tapia sailburua ere askotan saiatu egin da baina berak ere

beraz zoritxarrez ez dut uste gaur bestelako emaitzarik izango dugunik hala ere badakizu ez dudala esperantza galtzen beti esaten dizut badugula

zuk uste duzuna baino zabalagoa den ikuspegi hau trantsizio energetikoari dagokionez nire ustez argi dago eta horretan ados gaude trantsizio energetikoa dela hemen eta orain daukagun erronka bat

beti berdina pentsatzen dut normalean berdinei entzunda ere batzuk uste dutela trantsizioa

trantsizioa deituko diogu jauzia denean batzuentzat gaur gauean ohera joango gara bihar goizean goiz esnatu eta mundu guztia

hornitutako egongo da eta gauzak zuk ondo dakizun bezala luzerako doaz esan nahi dut bihar biharamunean

ez gara esnatuko berriztagarriez hornitutako mundu batetan eta ezberdindu behar dira erronkak xedeak eta xede horietara ailegatzeko bidea orduan trantsizio energetikoa izena aukeratu denean edo izen hori eman zaionean esan nahi dena da

uztartu behar dela eta bide hori luzea izango da malkartsua izango da ezinezkoa delako

aldatzea eta ez bakarrik baldintza ekonomikoak direla medioa baldintza teknikoak ere badaude

eta mota guztietakoak edozein kasutan guk gaurko zuzenketan argi uzten dugunez gure

argi utzi nahi dugu energia berriztagarri esfortzua zuzendu betiere gasa trantsizioan erabili beharreko delarik behin baino gehiagotan tribuna honetan bertan esan dut herri baten energia eredua eta politika ez bakarrik gurea munduko herri guztiena lehenik berezkoa dituen baliabideen

betiere noski pertsonen eta ingurugiroaren segurtasuna bermatuz nik ez dakit nondik ateratzen duzue zuek zaretela hemen paisaia eta natura eta ingurugiroan zaintzaile bakarrak

asko gara eta zer uste duzue gure herria zuloz bete nahi dugula zuek bakarrik maite dituzuela zure seme alabak

zuek nahi duzuela mundu berde eta maravilloso bat zuen seme alabei utzi eta guk utzi nahi diegu

kontrakoa eta bigarrenik nioen

berezko baliabiderik ez badago gure kasua dela hemen otero jauna darama ez da eta bada ekoizten dugunaren

berriztagarria hemen drama da kontsumitzaile intentsiboak garela eta ehuneko

inportatu egin behar dugula hori da benetako drama hor daukagu bidea saiatu gaitezen gure energia sortzen

burujabetasunak badauka bere lekua planteamendu honetan eta esaten dudanean energia bideratu behar dela kostu txikienean ez dut esaten bakarrik kostu txikienean ekonomiari begira

jarraitu dezagun ez dakit zenbat urteetan orain dagoen guztia erabiliaz

alde batetik mesede egiten diogula planetari dauden aukera guzti horiek murrizten baditugu eta gasan planteatzen bagara eta

kontu bat ni sinetsita nago hemendik bertatik egoera ematen badu medioak badaude

askoz hobeagoa izango da planetarentzat hemendik bertatik gasa ateratzea beste nonbaitetik ateratzea baino horrek suposatzen duenarekin ez dela bakarrik algerian edo trinidad y tobagon gasa atera ez dakigu nola gainera

behar dira izugarrizko ontzi batzuk hona etortzeko eta gero regasifikazio prozesu bat behar da horrek ere badauka karbonoarekiko bere

esaten dudanez energiaren arloan gobernu baten eta herri baten lehendabiziko ardura izan behar da berezkoak dituen baliabideak ezagutzea beti esan dizut guretzako ikuspegi nazional bategatik hor azpian zer daukagun ezagutzea behar beharrezkoa eta

gero hor egon daitezke urteetan aipatu ditugun hainbat kontu gasteizko udalak ez informeak ematen dituen prozedura administratiboak madrilek ematen dituenak datorren legeak ezarri ditzakeen mugak hori guztiarekin kunplituko da

gauza asko ez daude gainera politikaren eskutan orain gasteizko udalak baietza edo ezetza ematen badu ez da

erabakitzen duelako izango da gasteizko udaleko teknikariek horrela esaten dutelako eta gure kasuan

kudeaketa egoki hori bermatzeko nik uste dut zorte bat dela

lurzoru hori gure eskutan uzten duena ustiapen hori egiteko

niri benetan harrigarria iruditzen zait gaur zuen burua ezkerrekotzat daukazuen bi alderdiak hona etortzea esatera enpresa publiko bat itxi behar dela

pribatuek leku hori har dezaten ze hori gertatuko litzateke hori ere argi eduki ez baina langileak evera ondo ondo ez zen hori gertatuko ez ziren gero etorriko pribatuak

aldatzen ez den bitartean ez noski ezetz edozein kasutan edozein kasutan nik uste dut gure postura urteetan defendatu izan dudala eta ez naiz horretan luzatuko gaur pertsonai bat

aipatu nahi dut ni ere esperantzara kondenatua nagoelako eta

arestian lortu ditugun akordioak bezalako akordio berriak lortzeko baina nik uste dut garaia dela elkarrekin energia eraginkortasuna areagotzeko energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumoa areagotzeko eta energia ikerketaren euskal estrategian sakontzeko euskadi hirue famatu hori berritu eta indartu behar dugu autokontsumo eta ekoizpen banatuan sakondu behar dugu

bermatu behar dugu eta trantsizio horri aurre egiteko lege berri bat behar dugu hori da guk datozen urteotan jorratuko dugun bidea bidean lagun izango zaituztegu

eskerrik asko grajales jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

y a la ciudadanía en general gracias eskerrik asko larrea andrea erantzunen txandara pasatuz otero jauna zurea da hitza

askotan ekarri dugula diozu eta nik uste dut aukera betiere ematen dizuegula

ze gero eta kantosoagoa da dauden beharrarekin eta trantsizioarekin gero eta kantosoagoa da hemen xahutzen ari zareten dirutzak

sortzen ari da gero eta handiagoa dena gero eta sakonagoa dena esan dudan bezala azken hamarkadan laurogei milioi eurokoa baina datorren urtean gehiago handituko dena

diozu trantsizioa luzerako doala klaro luzerako doa baina moztu dezakegu edo luzatu dezakegu

moztuko dugu eta esaten duzu esfortzuak berriztagarrian jartzen dugula eta berriro diot begiratu aurrekontuak begiratu aurrekontuak begiratu datorren

eta esaten duzu zuek ez duzue o sea a ver zer uste dugun ea herria zuloz bete nahi dugun ba ze uste duzu dela hidrocarburos de euskadiren

putzu bat probatzeko eta yazimendu ez konbentzionala garatzeko

hori da plana ez dago besterik hor kontuak eginda daude o

ez dakit zer nahi duzuen egin esango dizut zer gertatuko den prozesu horretan jarraituko bagenu

nik shesan zentratzen naiz eta ez trantsizio zera argazki osoa ez dut ikusten ja nik ez zuek bai klaro zuek daukazue vaya a bizkaia electricidad

gasatik dator o sea ez da hidrocarburos de euskadi dela parte txiki bat eta beste guztia berriztagarrietan zentratua dagoela

gasaren aldeko apustu sakon eta sutsuaren parte txiki bat así que the big picture da gasa berriro ez berriztagarriak berriro

ez hemen bakarrik e madrilen ere eta horrekin alonso jauna interpelatu nahi dut

en esta enmienda transaccional que eskerrik asko podemosi baita ere sinatzeagatik noski bale

eskerrik asko otero jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria gorrotxategi andrea zurea da hitza

ba ez diola batak besteari konbentzitu esan duzu baina begiratu

ez du inork konbentzitu parisko hitzarmen horretatik ez ateratzeko

konbentzitzen zaituen edo ez hori egiteko baizik eta horren atzean dagoen ebidentzia zientifiko bat eta horri kontra egitea edozein kasutan esan daiteke hemen esandakoak entzunda

berotegi efektu gasekin amaitzeko eta esan daiteke baita ere gobernuaren

trantsizio energetikoaren prozesu hori

ez dela gobernua baizik eta petronor repsol enagas iberdrola eta horrelakoak eta hori da oso tristea

eskerrik asko mahaiburu andrea unas rápidas reflexiones

que me sobran muchas gracias eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

otero jaunak dagoeneko aipatu ditu san pablo santo tomás hurrengoan san cristobal urtu egiteko ez dakigu nola

ze hemen metalak eta urtzeko intentsibitate nahiko gogorra behar izaten da a ver nik uste dut ez dakit gu eroriko garen zalditik historiak dio normalean zuek zaretela

urteak eta urteak bide horretatik eman eta azkenean

honetan ere pentsatu nahi dut gauza bera izango dela ezta eta

ez ditut adibideak jarri nahi baina nik uste dut denok

behintzat ezker abertzaleak azken berrogei berrogeita hamar urteetan izan dituen jarrera aldaketak energiarekin ere bai

akordiorik hemendik aurrera badakigu ere badakigu ere zuk the big photograph edo ez dakit nola the big picture esan duzu

herri honetan berriztagarrien garapenean atzeratu egin garela

bakoitzak bere buruari zergatik atzeratu diren berriztagarriak herri honetan eta agian eta ez dut zuzenean aipatu nahi baina itzuliko ginateke estrategia aldaketa

esaten dugunean hemen berriztagarriak urtetan ez dira garatu ez begiratu bakarrik

gauzak argiago edukiko zenituzte zenituzke esan dizut gure eskua hor daukazu

ez gara akordio batera helduko zuek era batera ikusten duzuelako eta guk kontrakoa ikusten dugulako gu benetan sinetsita gaude honekin gure alea jartzen dugula

mundu mailan esan nahi dut gasaren apustuarekin ikatza

gelditzen dira ez naiz sartuko aurreko legegintzaldietan bezala alemaniari buruzko eztabaidak izatera ez gaurkoan

guk ere gure alea jarri nahi dugu eta horretan uste dugu ale bat jartzen dugula ere beste bide bat jorratzen dugun bitartean

jorratu artatu eta eragin behar duguna nire duda berdina izaten

bide horretan zuena zein izango da berriztagarriak bai baina zuek esaten duzuen modura ez beti izan den moduan ikusiko dugu nik beti esaten dizut ni esperantzara kondenatua nago eta espero dut denak

ezagutzen gara ezagutzen gara hasiko gara eguzki indarra lantzen eta zuek egongo zarete aurrekoan eta horrekin ez dut kritikatu nahi

aurrean pankarta baten atzean horrela ez eta hasiko gara haize indarra lantzen eta zuek egongo zarete hor aurrean pankarta baten atzean horrela ez eta

datorren lau urtetan suposatzen dut

baietzarena bestetik ezetzarena biak elkartuko balirate otero jauna badakizu nik

eskerrik asko grajales jauna euskal talde popularra ciudadanosek ez du hitzik hartu

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

defentsari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

muchas gracias eskerrik asko gil jauna eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

bai legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok denoi egun on azkenaldian

hemen askotan esan den bezala kalitatezko enpleguaren eskutik

duinaz eta esan dut orain baino lehen baina niretzat hori bere horretan oso positiboa da iritsiko gara batzuetan akordioetara bestetan ez baina tartean ematen diren elkarrizketak ba uste dut

bide horretan edo egin beharko genukeen bide horretan egia baldin bada behintzat aurrekoan esan bezala kalitatezko enplegua lortzea guztiontzako

lehentasunezko ardatzetako bat den ez uste dut

jesus elkarrekin podemoseko hernández jaunak oso ondo ekarri duela gaiaren analisia legebiltzar honetara eta

justu pasa den astean ezagutu genuen azken enplegu ezagutu genituen azken enplegu datuak

no lo he dicho yo aunque lo suscribo uste dut benetan balioan jarri beharreko adierazpenak direla hauek kezka adierazteaz gain sailburuordeak

hainbestetan esandakoa prekarietatea egiturazkoa dela gurean persistentea dela mantendu egiten dela eta ez dela covidaren ondorioa aurretik ere bazela gurean eta orain areagotu egin dela eta esan bezala balioan jarri nahi nituzke sailburuordearen

karga politiko handikoak direlako orain arte ez zirudien gobernuak egoera ulertzen zuenik ez zuen egoeraren kontzientzia hartzen edo ez zuen egoeraren

gure gizartearen enpleguaren prekarietateak bizitzen prekarietatean erortzen ari dela erakusten duten berriz aipatu nahi ditut nik hiru datu niretzat etorkizunera begira garrantzitsu direlako eta kezkagarriak direlako eta hauek ere caritasen

enpleguaren zaurgarritasun tasa ehuneko hemeretzi koma bostekoa zen herri honetan ehun mila ziren enplegua edukita amaierara iristen ez ziren herritarrak

erabateko ziurgabetasunean bizi zirenak limitean inolako koltxoi edo babesik gabe gauzak okertu ezean

datuak pandemia aurrekoak dira eta hainbestetan esan dugun bezala erakusten dute ze prekarietate bital mailarekin bizitzen ari ziren herritarrak pandemia aurreko errekuperazioa

prekarietateaz ari garenean egonkortasun eta segurtasun faltaz ari garela gure bizitzako eremu guztietan

asetzeko ezintasunaz ari garela bizitzaren prekarizazioaz ari garela eta orain baino lehen atril honetan esan dugun moduan duina izan nahi duen herri batentzat erabateko porrota da hori porrota hitz larriz hau esatea ere

bizitzak erdigunean jarri nahi dituen proiektu politiko baten ikuspuntutik hala da eta orain arte martxan jarritako enplegu politikak ez dira gai izan hori iraultzeko ez dira gai izan herritarrek behar duten egonkortasun eta segurtasun hori eskaintzeko gure

batez hitz egiten guretzako lehen mailako auzi politiko baten aurrean gaude eta funtsezkoa da

ezin onar dezakegulako prekarietatea gure bizitza proiektuen ezaugarri bezala naturalizatu eta kronifikatzea eta horren aurrean kontzientzia hartzea eta

funtsezkoa iruditzen zaigulako lehen mailako auzi politiko baten aurrean egonik horri egokitutako antolakuntza mekanismo eta estrategia iraunkorrak behar

lehen mailako auzi politiko bati dagokiona kalitatezko enpleguaren inguruko herri itun bat gauzatzearen proposamena ez zen aurrera atera baina eztabaida horretatik ere atera genituen oso gauza

tartean herri misio bat dugula nolabait kalitatezko enpleguaren bueltan horregatik uste dugu prekarietatearen kontrako eta kalitatezko enplegua eta enplegu duinaren aldeko

eta hori da oraingoz ikusten ez duguna ez dugu prekarietatearen kontrako kalitatezko enpleguaren sustatzeko bide horri estrategiko argi bat antzematen eta horrek ez du esan nahi aurrerapausoak ikusten ez ditugunik edo horiek balioan jartzen ez ditugunik baina oraindik zaila gertatzen zaigu saio honen jardun lerroak benetakoak antzematea agian hastapenetan gaudelako momentuz dugun bakarra eskuartean dugun bakarra da berpiztu programa eta gobernua sostengatzen duten taldeek

eta gobernu programa eta hor aurrekoan ere esan genuen baina oso deigarria da berpiztu programak berak berpiztu programak berak bere esperotako emaitzen artean ez jasotzea kalitatea enpleguaren kalitatearen inguruko inolako

itxi du zerarekin gobernua sostengatzen duten taldearekin eskertzen dugu baita ere gu akordio horretara ekartzeko ahalegina bai hernández jaunak egindakoa eta bai gobernua sostengatzen duten taldeen ordezkariek

ez gara iristen edozein kasutan guk ez dugu akordio horren oztopo izan nahi izan

publiko koherente integral eta eraginkorra ziurtatzeko

gure errealitate sozioekonomikoari zein gizarte gisa ditugun erronkei heltzeko enplegu politiko propio eta indartsu eta koherente horiek

eta hau hemen legebiltzar honetan aurretik ere

politika pasiboen eskualdatzea eskatzearena eta hori guk faltan bota dugu nahiz eta badakigun hori jasotzeko ere borondatea igual egon zitekeela eta bigarren puntua eta elementu nagusia da

bi mila hogeita hamar enplegu estrategia horren gasolina izan zitekeen europako funtsen

akordiotik atera nahi izatea eta guretzako hori ba ezinbesteko elementua da kasu honetan edozein kasutan

eta bideak irekitzen baldin badira jarraituko dugu elkarlanean

legebiltzarkideok egun on denoi gure ustez

lankidetzatik bideratu behar dugu eta ez

garaia zailak datoz garai zailak bizitzen ari gara

izango litzateke legebiltzar taldeen eta euskal herriko eragile ekonomiko eta sozial guztien parte hartzea izatea denoi dagokigu ahalegin handiagoa egitea

iniciativas pertsonak dira gobernuaren ekintzaren konpromiso politikoaren funtsezko elementua pertsonak dira benetan garrantzitsuak hau da politika publiko guztien azken xedea guztion konpromisoa osasun eta hezkuntza zerbitzu publikoak finkatzean

ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea

erantzunen txandara pasatuko gara elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza

eskertzen dut aiartza jaunaren

eskertzen dut benetan bihotzez eta gero aipamen txiki batzuk bakarrik egin nahi nituzke erreplika honetan lehen ere aipatu dut baina bi mila hogeita hamarrako

herri honentzako beraz legealdi hau gainditzen duen eta agian

taldeak gainditzen dituen zerbaitetaz ari gara eta hitz egiten nuen horretarako

estrategia hori bideratzeko baliabideak jartzeko gasolina izan daitezkeela

kalitatezko enpleguarekin lotzeko eskaintzen dituzten bitarte ekonomiko

estrategikoarengatik eta atzo azpiazu jaunak agerraldia egin zuen europako funtsen inguruan eta hau bera azpimarratzen zen ba ezinbestekoa dela

funtsak bideratzeko lehentasunak eta proiektu estrategikoak alderdi politiko erakunde publiko zein eragile sozioekonomikoen artean eztabaidatu eta erabakitzeko prozesua martxan jartzea nahiz eta atzo ere ikusi genuen eta azken aldian ikusten ari garen que ustedes no están dispuestos a soltar el balón

lana eta enplegua banatua bi sail desberdinetan egoteak ez eta guretzako ere horregatik politika propio

ahalmen eta eskumen berriak adostu eta garatzeko aukera ezinbestekoa aukera hori lantzea ezinbesteko

pasiboen eskualdatzean eta gainera azpimarratuz akordio hori erdietsi genuela legebiltzar honetan justuki justuki adibidez

eta benetan politika integralak koherenteak eta

gure gain gure esku egotea ezinbesteko elementu bat da guretzat eta bestetik aipatzen zen

eraikia dagoela eta hori berpiztu programan dagoela

bai gobernua sostengatzen duten taldeek sinatutako gobernu akordioan eta baita ere berpiztu programa horretan helburua da enplegua

kalitatezko enplegua eta hori bizi izan dugu hemen bai

oso esanguratsua da berpiztu programak bere esperotako helburu horien artean ez egotea enpleguaren kalitatearen inguruko akordiorik eta niretzako hori ba arazo bat da lehen esan dugulako ez dugulako arazo transbertsal bat

prekarietatea eta horregatik guretzako horrek bide orri estrategiko propio koherente eta

hornitutako bat eskatzen du niretzako

edo kalitatezko enplegua sustatzea eta adibidez berpiztu programan

aipatzen dira sustatuko direla enplegu asko

eta enplegu horiek sustatzeko diru mordoxka aipatzen da baina ez da aipatzen enplegu horiek nolakoak izango diren eta hori bizi izan dugu herri honetan orduan enplegua besterik gabe sustatzen dugunean ba orain arteko estruktura prekario horiek

kalitatezko enplegua sustatzen dugunean eta diruz

langileei bere bizitzen kontrola berreskuratzeko bidea irekitzen dugu eta niretzako hori elementu esencial bat da eta

horretan edo erdibideko horretan justu hori zuzentzeko ahalegina ere egitea ze esaten da bi mila hogeita hamarreko enplegu estrategian kalitatezko enpleguarekin

baita horiek neurtzeko adierazleak ere beraz edozein kasutan jarraituko du elkarrizketak eta aurkituko gara bidean eskerrik asko
kortajarena andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak aiartza jauna bertatik eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna mistoak ez du hitzik hartu behar beraz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

bozketaren emaitza onako izan da hogeita hemeretzi eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde veintisiete contra beraz

talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eusko legebiltzarrean espainiaren batasuna eta espainiar guztien

banaezina aldarrikatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

txanda da mistoa martínez andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu

elkarrekin podemosek ez du hitza hartu behar sozialistak bai eneko zurea da hitza

andueza jauna euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar erantzuteko txandan mistoa martínez andrea

eso es lo que quería eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldeak ez du hitzik egingo

talde mistoaren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu legez besteko proposamena eta puntu honetara iritsita bazkaltzera joango gara hirurak laurden gutxi hirurak eta laurdenak arte